egunon guztioi osoko bilkurari hasiera

gai zerrendari ekin baino lehen gogoratu behar dizuet natalia rojo legebiltzarkideak bere botoa delegatu duela

gai zerrendako lehenengo puntua bateraezintasunen batzordearen irizpena

emakunde emakumearen euskal erakundearen zuzendaritza kontseiluko hautagaien bateragarritasun egoeraren gainean eginda

batzordeko kideren batek irizpenaren alde edo kontra hitz egin nahi du besterik gabe bateraezintasunen batzordearen irizpena bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamar eman dugu bozka hirurogeita hamar irizpena onartuta geratzen da irizpena onetsi ondoren emakunde

erakundearen zuzendaritza kontseiluko kideak izendatzeko prozedurari ekingo diogu eusko legebiltzarreko erregelamenduaren

legebiltzar talde bakoitzak bost minutuko txanda dauka talderen batek hitz egin nahi du

artikuluak dionari jarraituz txartelen bidez egin beharko litzateke hala ere

honek izendatu beharreko sei kideentzako sei hautagai aurkeztu direla proposatzen dizuet oraingo honetan izendapena bozketarik gabe egitea

badu eragozpenik ez orduan prozedura honi jarraituz

beraz anabel duque leibar nekane alonso santamaría maite iturrate ibarra maite barreña oceja ana isabel sanz del pozo

carcavilla andreak emakunde emakumearen euskal

kideak izendatzen ditugu gai zerrendako bigarren puntua lehendakariaren agerraldia

mesedez hangoak ere jaso dezala mesedez

ekimenak aurkezteko eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza

zurea da hitza egun on

esaten genuen ez dela gauza bera legeak

hala legegintzaldi osorako legeen mapa bat egitea datak helburuak eta zehaztuta legegintzaldi batean garatuko diren legeek adierazten dute beste ezerk

zein den gobernu batek duen diseinua herrigintzan zeri ematen dion garrantzia eta zeri

lege egutegiak adierazten duelako gobernuaren ustez zer aldatu beharko den zer mantendu zer egonkortu eta nolako herri mota eraiki nahi den beraz lege egutegiak

datak finkatu behar dira legea egiteko eragileekin aldez aurretik adostu behar da eta indar politikoen ekarpenak jaso egutegiak markatzen du lan dinamika eta sendotu egiten du gobernu programan

egutegiaren ordez egitasmoak aurkeztu zizkigun lehendakariak orain astebete

literalki irakurriko dut transkripzioa horrela esaten zen zehaztu egingo dut zein den gure lege asmoen egitasmoa ez egutegia baizik eta egitasmoa

jakin egin behar da zeintzuk izan diren esperientzia ezberdinak legebiltzar honetan lege asmoak aurkezterako orduan egutegi baten barruan eta gero egutegi hori bete egin den ala ez eta batzuen eta besteen aldetik errealitatea

horrexegatik nik azpimarratu egiten dut gehiago lege egitasmo bat lege egutegi bat baino gure iritzia da ez dela nahikoa lehendakariak esandakoaren arabera apirilaren hemeretziko gobernu kontseiluan onartu zuten prozedura

sailburu guztiek aurkeztu behar dute lehenago beteko duten galdetegia eta gero

metodologia eta horren ostean

eajrentzat garrantzia handia duela egutegi bat egiteak eta bestela ez zuen alardeatuko ibarretxeren legegintzaldian egindako lanaz hain zuzen ere hemen ganbara honetan esaten zenean

hamazazpi hilabetean hamalau lege proiektu eta esaten zen antzeko epean lópez lehendakariak apenas ez zuela

azpimarratu nahi dut lege egutegi bat egitearen garrantzia eta hori ez dela nola nahikoa batetik ondo bereiztu behar delako

beste alderdien konkurtsoa eskatzen du ekarpena jasotzea eskatzen du lan serio bat egitea eta askotan ohituegi gaude ikusten planak edo

baina ez lege proiektuak eta bestetik egitasmoa ez delako egutegia hau da egitasmoa da asmo onbera borondate onekoa izan daitekeena errenkan ipini daitezke zerrendak lege proiektuen zerrendak baina

eta hain zuzen ere horregatik guztiagatik gaur hemen euskal herria bildutik planteatzen diogu

ahalik eta arinen ekar dezala lege egutegi bat eskerrik asko eskerrik asko mintegi andrea jarraian lehendakariak dauka hitza

niri eskatutako agerraldia zen ala egibar jaunari eskatutako agerraldia zen

aurreko astean jaurlaritzaren legegintzaldi programari buruzko aipamen bat egin nuen legebiltzar honetan bai eta zuk ondo islatu egin duzu tribuna honetatik eta aipamen hura berretsiz hasiko naiz gaurko honetan azken finean gobernu programaren aurkezpenean aipatu nituen lege aldi honetarako egitasmoak bai egitasmoak eta esan nuen espreski zuk esandakoa

egitasmoak aurkeztuko nituela eta egitasmo horrek ekarriko du egutegi bat horretaz gain eta data berriro ere aipatu egingo dut zuk esan bezala apirilaren bederatziko jaurlaritzaren kontseiluak

egiteko akordio proposamena onartu zuen beraz akordio bat dugu gobernua

martxan jarri egin genuen data horretan hartutako akordio horren ondorioz akordio horren lehen urratsak

eskakizun zehatz bat luzatzen die eta sail guztiak legegintza proiektuak aurkezteko behar den hausnarketa eta dokumentazioa prestatzeko prozesuan

esan bezala alde batetik hausnarketa baina bestetik dokumentazio zehatz bat aurkeztu behar dute beraien proposamenak sustatzeko

galdetegi bat eta zuk horrela aipatu egin duzu ere nire hitzak hartuz

lege proiektu bakoitzaren memoria batekin galdetegi horrek memoria bat izan behar du oso erraza da esatea zenbat lege eta lege egutegi bat edo lege asmo egutegi batetaz hitz egitea baina kontua da

eta bertan memoria bat izan behar duelarik alde batetik

eta egongo da eta beste alde batetik proposamen horren eraginpean dauden gizarte sektoreak aipatu beharko dira memoria horretan ere bai eta azkenik memoria horretan jarri beharko da proiektuak finantza arloan izango duen eragina hau guztia egin behar da eta ondo dakigu hau egin behar dugularik

edukiari buruzko aipamena honekin batera sail bakoitzak zera

noiz aurkeztuko den jaurlaritzaren kontseiluan eta noiz bidaliko den legebiltzarrera memoria horretan aipatuko dira

bai kontseiluan eta noiz bidaliko den legebiltzarrera

apirilaren bederatzian onartu egin zuela duela hilabete bat beraz hain zuzen ere egun hartan bertan akordio proposamenean ekainaren

eta sail bakoitzak beste hilabeteko epea dauka bere proposamena egiteko

jaurlaritzaren kontseiluak legegintzarako eta legegintza programarako proposamena egingo du eta onartu egingo du jaurlaritza berak jarraian legebiltzar honetara ekarriko dugu jarraian ekarriko dugu bai behin

epeak argi dauzkagularik hona ekarriko dugu

taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den mintegi andereak dauka hitza

segitzen dugunez egitasmoekin egiteko asmoak daudenean guk asmoak eskaini egingo ditugu hau da guk proposamen zehatzak egingo ditugu lehendakariak aipatzen zuen hamasei

beste taldeek aldez aurretik aurkeztuta dauzkatenak beraz hemezortzi proiektu eta guk

batzuk oso deigarriak eta hemen aipatu nahi ditugu hain zuzen ere ekarpena egiteko asmotan eta beste batzuk aipatu egiten dira baina guk

edukietan lege horietan zer

esate baterako gobernu programan bai aipatzen da udal legea eta ditugun ideia batzuk aportatu nahi ditugu hona ekarri nahi ditugu ez da aipatu ere egiten natura babesteko hamasei barra mila bederatziehun eta laurogeita hamalau legea moldatu beharrekoa

eta lege hori zeharo zaharkituta gelditu da europatik etorri diren bestelako aldaketak egon dira araudietan eta beraz beharrezkoa litzateke hori moldatzea horretaz ere mintzatuko nahiz ez da aipatzen gobernu programan eta gure ustez larria da

eta diru sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko legea eta familiei laguntzeko legea hain zuzen ere bi mila zortziko lege hori

eta gure ustez atzera egin beharko litzateke puntu horretan eta horretaz ere mintzatuko naiz eta amaierarako utzi dut gure ustez ezinbestekoa dena ez daukagu legerik inon ez da aipatze eta da etxebizitza legea

erkidego honek ez daukana eta estatu osoan hau da erkidego bakarra etxebizitza legerik ez duena kentzen baditugu ceuta eta melilla horiek ere ez dute

etxebizitzaren arazoa krisiarekin eta esan beharra dago aurretikoa dela etxebizitzaren arazoa ez dela sortu krisiarekin aurretik ere bizilagunek hiritarrek bazeukaten etxebizitzarekin aipatu egiten zuen bere aurrekontuetan etxebizitza berrien ehuneko hogeita bosta izan behar dela alokairurako eta guk uste dugu labur gelditzen dela kopuru hori uste dugu alokairuak

eta gainera alokairu sozialak izan behar direla eta ez bakarrik zenbat etxebizitza ipintzen den alokairuan baizik eta ze prezioetan ere bai nahiko deigarria zen

nola alokairurako erakundeek ikusten zuten beraien aurrekontua gutxituta hau da alde batetik ikusten genuen alokabidek zeukala

hain zuzen ere etxeen alokairua sustatzeko dagoen erakundea edo elkartea eta beste alde batetik visesak ere

jaurlaritzak egindako aurrekontuetan eta gure ustez kontuan hartzekoa da hau da eraikuntzarako lurra kudeatzen duen

egia da gure eredua ez dela etxebizitza gehiago egitea baizik eta daudenak merkaturatzea

eta alokatzea baina berriak egin behar badira lurrak kudeatzen dituen enpresa horrek ikustea horrela murriztuta

eta gero badaude beste neurri batzuk agian etxebizitza lege batean sartzen ez direnak

zerga politikarekin hau da momentu honetan badaude pizgarri fiskalak pisua erosten denean nola edo hala

eta inbertitu beharko litzateke politika fiskala hau da pizgarri fiskalak eman alokairurako eta

hurbilen dauden erakunde publikoak eta hoberen ezagutzen dutenak pertsonak eta pertsonen dituzten beharrizanak eta politika estatalak

eta ahalmen politiko eta gero eta ahalmen ekonomiko gutxiago ematen die udalei baina aldi berean gero eta zama gero eta

udaletxeek beraz gure ustez premiazkoa da ezinbestekoa da udal lege bat egitea

gaur egun ikusten dugunean espainiako gobernutik datozela asmo zentralizatzaileak eta noiz eta orain da premiazkoa lege hori egitea horretarako berrikusi beharko dira alde batetik

bi mila hamairuko lurralde historikoen legea lth izenaz ezagutzen duguna eta

eta lege hori egiten dugunean udal legea egiten dugunean ezinbestekoa izango da bi gauza bereiztea alde batetik

zein den udalaren eremu administratiboa eta zein den udalaren eremu politikoa ondo dakizunez

gure ikuspuntutik naziogintzaren ikuspuntutik eta guk dugun proiektu politikotik begiratuta udalak

hain zuzen ere egitura instituzionalaren lehenengo instantzia direlako eta batez ere pertsonengandik

cambió en el dos mil once salto egiten dut natura babesteko legera eta labur esango dut gure ustez ere hemen

araudi batek batzea modu unitario batean

egon izan diren aldaketak natura babesteko araudietan europan eta munduan orokorrean eta horregatik eta labur aipatzeko bi araudi gaurkotu beharko lirateke bata da euskadiko ingurugiroaren babeserako

eta bigarrena da euskadiko naturaren babeserako

biak ala biak zeharo zaharkituta

egia da egin zen konpetentzia edo eskuduntza banaketan erkidegoari dagozkion eskuduntzak mugatuak direla egia da

lege horietan intziditzeko eta aldaketak egiteko eta uste dugu eta hauek dira bi proposamen zehatz lehenengo legean

araugintza moldatu behar dela egoera errealera hau da errealitatearekin bat ez datorrela gaur egun eta bereziki

ingurune inpaktuaren ebaluazioa begiratu behar direla oso garrantzitsuak direlako eta gero garapen arauaren bitartez eguneratu behar dela baimen administratiboak ere batuko lituzkeelako eta baimen bateratua oinarri hartuko lukeelako eta gero bigarrenik natura babeserako lege zaharkitua gainditu behar da eta bat egin behar dugu biodibertsitate eta natur ondarearen babeserako

lege bat eginda eta hauek lirateke guk oraingoz eta gehiago dut baina

oraingoz egin nahi genituzkeen ekarpenak hain zuzen ere egin beharreko egutegi horretan aintzat hartzeko esaten dudan moduan

lehendakariak emandako hemezortziko zerrenda horretan baina beste batzuk aipatu ere ez dira egiten eta gure ustez

legegintzaldi honetarako eskerrik asko eskerrik asko mintegi andrea mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

como lo hemos sido hasta ahora nada más gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den quiroga andreak dauka hitza

egun on guztioi gaurko agerraldiak lege egutegia du nolabaiteko ardatz joan den astean lehendakariak gobernuaren egitasmoa azaltzerakoan

eta nik uste dut marko bat ere denboran kokatu zitekeena

jaurlaritzak gaur egun bere konpromezuak non kokatzen dituen

aipatutako ekainaren hamabosteraino etxeko lanak sailburu bakoitzak

azkenean lege egutegi hori onartu eta legebiltzar honetara ekartzeko beraz

arrazoia joan den astean behintzat azaldu zela eta gaur egin dena da

eta gaurko motibazioa

batzuentzako sailburuen agerraldiak nahiko izan dira sailburu bakoitzak bere alorrean dituen lege

beste batzuk diote ez dutela urrutitik ere ikusten lege egutegi bat

jaurlaritzak egin duen ariketa izan dela prudentea

quiroga andreak baina jaurlaritza honek

eta legealdi osorako egitasmo bat azaltzen du hiru ardatz ditu egitasmo horrek aipatu bezala krisi ekonomikoari aurre egitea baita ere bake eta bizikidetza eszenategi hori bermatzea eta etorkizunari begira herri honek edo legebiltzar honek herri honi eskaini behar dion estatus politiko berri horren nolabaiteko helburua hiru ardatz horien inguruan

legeak zintzilikatu behar dira edo alderantziz legeak emango diote sendotasuna helburuei helburu horiek egi bihurtzeko legeak behar beharrezkoak dira

motibazioan eta egia da ez da nahikoa egitasmoa zeren asmoak dira baina egitasmoak

eta helburu batzuk jartzen dira eta helburu horiek lortu ahal izateko beharrezkoak dira legeak eta baita ekimenak eta planak edo neurri zehatzak

horretan jardun duela jaurlaritzak eta burutu nahi dituela lan horiek uda aurretik

gehiengoa eta gutxiengoa non dagoen hemen garbi dago eta gehiengo batek arrazoi ezberdinagatik ere eskatzen diola behin eta berriz

lehendakariari irten dadila bere soledade horretatik

eta jaurlaritzak programa bat egiten du eta lehenengo sei hilabete horietan

baina ere erabaki horiek hemen uztartu behar dira lege diren neurrian parlamentuaren galbaia pasa behar dute orduan horretarako

aurretik egindako lanak edo batzuen eta besteen

guzti horren gainetik nik uste dut jaurlaritza honek behin eta berriz legebiltzar honi eta legebiltzar honen eskutik hiritargoari

egonkortasuna herri honek behar duela gizarte honek behar duela egonkortasuna ez jaurlaritzak egonkortasuna

legebiltzarrak bai edo ez esan kontutan eduki beharko du beti baina gobernatzeko bidea dauka denbora dauka

legebiltzar honetara ekar ditzake zortzi hamar hogeita hemezortzi lege aurreko gobernuak berrogeita hemeretzi eskaini zituen eta azkenean hogei onartu ziren beraz

bermatuta zeukan gobernu honek ez daukana baina ikusten diguna da gizarteak behar duela egonkortasuna

eta gizartearentzako egonkortasuna zer da

instituzio ezberdinen arteko akordioak burutzen jakitea ere edo gizarte eragile direnekin akordioak sustatzeko eta gauzatzeko gaitasuna erakustea akordio horiek denak biderkatzaile dira gizarteak

eta ikusten gaitu eztabaidan ikusten gaitu mokoka baina gizarteak ere akordioak eskatzen dizkigu eta zergatik

geure buruengan konfidantza edukitzea eta konfidantza hori iritsi behar da baita ere

langabeziaren atarian daudenak edo lana galdu dutenak edo

hori da jaurlaritza batek ere parlamentu honen barruan lortu behar duena noski baina parlamentu honetatik legebiltzar honetatik haratago zabaldu behar duen mezua egonkortasunak konfidantza ekartzen baldin badu

hazkunde ekonomikorako ere lagungarri gerta daitekeelako konfidantza hori eta ekuazio hori ematen ez baldin bada eta liskarrak liskar hemen debate

baina adostasunetara iristeko gaitasunik ez baldin badaukagu gobernuarenak eta oposizioarenak ere egin du

zein izango den kaltetuena zein izango den desgastatuena gizarteak erabakiko du baina parametro horietan ez dugu guk neurtzen jarduera politikoa eta jaurlaritzaren jarduera horregatik badago esaldi bat oso famatua instituzioei aplikatzen zaiena eta esaten da

azkenean zuk ardura bat hartzen duzunean denbora jakin batetan eta legealdi hasieran izan behar du

egi bihurtzeko erabakiak hartu behar dituzu eta jaurlaritza fase horretan dago gainera jakinda zer dagoen legebiltzar honetan legegile

baina legebiltzarra ere bai izan daiteke badakigu arrazoi ezberdinagatik ez estrategia partekatua dagoelako momentuz behintzat desafioa behin eta berriz jaurlaritzari egiten zaiola esanez aizu zuk nola askatu behar duzu korapilo hau

askatuko duzu jaurlaritzak nik uste dut bere posizioa eta prestutasuna azaldu duela landu egin beharko dugu gehiago orain arte exitorik ez dugulako izan legebiltzar honetan behintzat

honekin bat eginda agerraldia

behintzat bai adierazpen bat erreferentzia pertsonalak egon direlako

niregatik baizik eta nik esandakoagatik egitasmoaren inguruan

eraikitzailea izan daitekeen jarrera bat antzeman dut ez dakit ondo ala gaizki eta bestalde ere esango nuke eskerrak marko juridiko politiko hau agortuta dagoen zeren gutako asko baino sinesmen gehiago daukazu

baina beno legeak lege eta egitasmoak egitasmo garbi dagoena da jarrera behintzat aipatu dituzu

botatzen dituzun legeak zeintzuk diren eta nik uste dut egitasmoan behintzat hor egongo direla gero

baina legebiltzar honetatik kanpo badaude gizarte eragile eta hainbat erakunde nahitanahiez lege batzuk onartu ahal izateko beraien kontsentsua behar beharrezkoa izango da bestela

baina interes horien aurka beraz kontsentsu horiek lantzea

nik garbi ikusten dudana da hau guztion artean lortu beharreko akordioetatik

atera behar dugula aurrera baina baita argi ikusten dut ere eta lehenengo interbentzioan behintzat jaurlaritzarekin bat eginda

landuta eta hitzartuta baldin bada hobe baina zuekin edo gabe herri honek aurrera egin behar du

erabat anklatuak eta gizarte honek exijitzen du gobernatzea

egin behar duen herri honek bere bidea markatzea hori jaurlaritzari dagokio berriro diot guztion

baina bestela jaurlaritza honek bere egitasmoa eskutan egitasmo hori burutzeko ezinbesteko diren legeak onartuta aurrera egin beharra dauka horregatik egitasmo hori lege egutegi hori

aukera ikusteko zein posizioetan

aurrera egiteko ala ez eskerrik asko egibar jauna jarraian lehendakari jaunak dauka hitza

legebiltzarburu anderea legebiltzarkideok joan den astean legebiltzar honetan bertan jaurlaritzaren

aurreratu nuen baita lehen esan bezala programa horretan jasotako ekimenen artean hainbat lege proposamen jasotzen zirela nik ez dut esango hamasei aurkeztu egiteagatik eta aipatzeagatik hemen legebiltzar honetan

nik ez dut esango hamasei horiek bukatutzat ematen ditugula hamasei horiek planteatzerakoan horretarako dago legealdia eta horretarako dago gobernu kontseiluan ere gure arteko gogoeta eta bada sailburu batek bik edo hiruk ere gobernu kontseiluan ere

planteatu egiten dituenak beste asmo batzuk ere baina guzti hori ondo landu nahi dugu aurreko gertakaria kontutan hartuz edo aurreko legealdietan gertatutakoa ere kontutan hartuz ekimenen artean hainbat lege proiektu ditugu gure programan jasoak beraz

sailburuek bere legebiltzar batzordearen aurrean azaldutakoaren ildotik nola izan daitekeen lehendakariak

ahal izatea beraz hor jasotzen dira jaurlaritzaren konpromezuen aurrerapen bat alor honetan

jaurlaritzak legealdi honetarako hartutako konpromisoak dira eta beraz konpromiso hauen berri emango dut aipatu egin da eh bilduren aldetik gabeziak etxebizitzarena udal legearena

larrialdiko laguntzena etab aipatu egin da baita upydren aldetik ere

agerraldi batetan entzun ahal izateko ez bakarrik etxebizitzari buruzkoa baizik eta etxebizitza egokituari buruzkoa guztiok ere horretan azterketa bat egiten ari gara

gardentasunarena planteatu egin duzu hauteskunde legearena eta udal legearena ere planteatu egin duzu alderdi popularraren aldetik quiroga andreak lege asmoak baino gehiago izan da kezka edo

lortuko dugun lege asmoak aintzakotzat hartzea eta ontzat ematea nik esango nuke zein den

konpromisoen zehaztasuna hiru arlotan banatuta lehenengo ardatz bat da

eta euskal administrazio publikoari dagokion horretan dago gardentasunaren lege asmoarena euskal administrazio publikoarena aipatu egin nuen

gardentasunaren legea asmoarena udalen lege proiektua aipatutakoa

baliabideen banaketa eta foru aldundiek euskal autonomia erkidegoaren aurrekontuak finantzatzeko egin beharreko ekarpenak

nekazari gaztearen eta emakume nekazarien estatutuak

horiek finkatuko nituzke lehenengo ardatz batean bigarren ardatz batean jasotzen diren ekimenak

arloko harrera zaintza laguntza eta gizarteratzea lanbide heziketa

kirol arloko lanbidea emakumeen aurkako biolentziaren biktimak euskal zuzenbide zibil foralaren aldaketa oinordetzako zuzenbide

eta hirugarren ardatz bat bakea giza eskubideak eta bizikidetzarekin lotura duena

joan den asteko osoko bilkuran aipatu egin nuen bezala oroimenen institutuaren proiektua aipatu dezakegu eta hau aurreko legealditik hitzartuta

hauek dira beraz gobernu programan jasotako ekimenak legealdi honetan

hauek izan beharko direnik bakarrik baina euzko abertzaleak taldearen

legealdian zehar planteatzeko eta eztabaidatzeko ez bakarrik

lege asmoak eztabaidan jartzeko halabeharrez baizik eta legebiltzar taldeek planteatutakoak eta ez bakarrik legebiltzar taldeek

aurreko lege aldietan pendiente geratu direnak ere

hasi beharko nuke idatzita ez dagoen puntu batetik eta esan errefentziak ez direla pertsonalak baizik eta alderdi baten bozeramale gisa esandako gauzak

gaur hemen egitea egitasmoen apologia eta hori janztea egonkortasunaren mezuarekin

gogorra izan behar da hori defenditu behar izatea

norberak egin behar duenean nola den guztion ardura eta besteek egin behar dutenean bestearen ardura den alde horretatik

iruditzen zait pixka bat rizomaren eremuan sartzea status quoaren zera tiraniaz hitz egitea hau da tirania da gutxiengoan egotea

intuitzen dut debaterako aukera handia ematen digula aparkatuko dugu eta benetan interesantea da ikustea zer nolako pertzepzioa izaten den segun

aurrekoan aipatu izan ditut ezinbestekoak ziren lege batzuk eta gehitu nahi nuke zerrenda hori gehitu nahi nuke hain zuzen ere

zerrenda horretan egon beharko luke egon beharko luke lankidetza edo kooperazioko legea egon beharko luke ere bai dibertsitatea eta

lurralde antolaketarena eta ingurumenarena baina benetan deigarria izan da lehenengo agerraldian ez bigarrenean ez

ez gobernu programan behin ere ez dela aipatu gure ustez ezinbestekoa den lege bat eta da kontsulta legea eta zergatik

behin eta berriz esaten zaigulako hiru ardatz dituela bai jaurlaritzak eta bai atzean duen alderdiak

eta kontsultatu beharko dela herritarrekin eta partaidetza ezinbestekoa dela areago programa osoa dago

partaidetzaren ideiarekin eta gero hori gauzatu behar denean bederatzi lerro baino ez daude aipatzeko

zein izango den formula zein izango den mekanismoa

jasotzea hiritarren iritzia eta nola

partaidetza hori eta bederatzi lerro baino ez dira

markoa zein den eremua eta

indarrean dagoen markoaren alde eta guztiz guk hain zuzen ere

guztiz aurkakoa marko berri bat egin behar dugula hau da gaudenetik garenera gauden

dugunera izan nahi dugunera eta hori da hain zuzen ere faltan hartzen duguna nola artikulatuko den hori ez bada aurrikusten aurretik kontsultaren legea edo partaidetza hiritarraren legea

eta hori da entzun nahi genukeena gobernu honetatik nola artikulatuko da hori eskerrik asko eskerrik asko mintegi andrea

eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den quiroga andereak dauka hitza

quiroga andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den pastor jaunak dauka hitza

eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak taldearen

bederatzi lerro kontsulta legearen inguruan nik zure programan ez dut bat bera ere aurkitu status politiko berriaren inguruan

agian ez da erakunde hau herri honen etorkizuna erabakitzeko gaitasuna duen instituzioa

behar duela herri honek edo gizarte honek esaten ari garena da etorkizunari begira gure etorkizun hori irabazteko

debate bat beharra sentitzen baldin bada zergatik gizartearen parte hartzea eskatu dezakegu baina lehenengo guk ikusi beharko dugu behar hori ikusten dugun ala ez

aurreko debate batean komentatzen genuen herri honen erabakitzeko eskubidearen alde gaudela

eskutik laurak batera edo hiru gehi bat edo nola doa hau guzti hori eztabaidatu beharra daukagu

ukazioa erabiliko duen edo debekua kasuan eztabaida ez sustatzeko katalunian ikusi berria dugu hemen

kontsulta egiteko lege bat propio onartu zen eta gero

garbi dago herri honen gehiengoak ubide hori demokratikoa baldin bada ubide horrek ez duela oztoporik behar baina garbi dago ere legedia aldatu beharra dagoela

gaur egungo agortuta dagoen marko juridiko politiko horretan

arrunt bat bezala alderdi politiko izateko ere bakarren batzuk alderdi politiko arrunt bihurtu dira espainiako legedia onartuz

gauza bat da nola erabiltzen den buruarekin ala ez burgesa den legedi hori

batek esatea baina garbi dagoena da

zaretela partidu bezala eta legedi horren barruan behintzat gaur egun indarrean dagoen marko juridiko politikoa onartzen duzuela

aldatu beharra dago marko juridiko politikoa gure uste apalean baina horretarako hemen batzorde bat ponentzi bat edo dena delako komisioa osatuko da baina nik oraindik

irakurri zein den zuen asmoa zergatik esaten zenuen kontsulta legea nora goaz

zer proposatzen duzue eta nola egin behar da zer eta nola zergatik zuen programan ez da ezer azaltzen horregatik lehen

gobernu honek ideiak garbi dauzkala eta egitasmoa burutu duela adierazi dio

zein den bere egitasmoa bere egitekoa legealdi honetarako eta egitasmo horrek azpian behar duen ezinbesteko

izango duela behar beharrezkoa duelako baina guk gure burua ez dugu sentitzen bakardadean badakizu zergatik ez dugun sentitzen gure burua bakardadean

ez hauteskundeetan irabazle gertatu ginelako baizik eta momentu honetan gizarteak dituen desafio eta erronkekin bat egiten dugulako horregatik ez dugu burua bakardadean sentitzen

zuekin edo gabe aurrera egingo dugula gobernu honek aurrera egingo duela eta akordioak aurkituko ditugula saiatu saiatzen garelako ez dugu exito handirik izan

akordio horien bila aurrerantzean ere por eso

bai legebiltzarburu andrea eta legebiltzarkideok mintegi andrea

euzko abertzaleak bozeramailearen aldetik egibar jaunaren aldetik gauza bat besterik ez leporatu egin didazu aurkeztutako

gobernu egitasmoan ez zela agertzen eta nik ahoz

zuk idatziz ez zenuena ikusi gogora ekarriko nahi nizuke behintzat euskarazko orrialdeetan berrehun eta bigarrena orrialdean gobernu programan zer diogun

orrialdean zer diogun zuk planteatutakoaz beraz nik uste dut hor badagoela ahaztu egiteko

jaurlaritzari eta lehendakariari egia ez den gauza bat eta da bai prozedura aldetik eta baita galdeketari buruz nola izan beharko litzatekeen prozedura bat jarraituz

lehengo astean aurkeztu egin nuen gobernu programa hartu dut oinarri bezala gobernu programa horretan

lantzen ari dira jaurlaritzaren legegintza programa onartzeko eta aurkeztu egin ahal izateko eta legebiltzar honetara

helburu eta ekimen zehatzak aurkeztu egingo ditugu hauekin batera jaurlaritzako sail guztiak

proposamenak prestatzen ari dira prestatu eta dokumentatu egingo dituzue edo dituzte memoria zehatz bat aurkeztuz eta hala izango duzue legebiltzarkide jaun andreok dokumentazio guzti honekin legegintza programa onartu egingo dugu eta ondoren legebiltzar honetara ekarriko dugu gaur hemen

legegintza programa ekainean ekartzeko une horretatik aurrera izango dugu aukera berri bat eztabaidarako eta legebiltzar honen ekarpenak jasotzen gaurkoa beraz jaurlaritzaren aurrerapen bat izan da gure helburuen aurrerapena legebiltzar honetan bertan izango dugu aukera aurrerapen honi jarraipena